gure doluminak eta besarkada bat familia osoarentzat

aldez aurreko gaira sartuko gara eztabaida monografikoa euskadin hartu beharreko zerga neurriei buruz eztabaida monografikoari dagokionez behin betiko ebazpena otsailaren hamabosteko osoko bilkurako bozketan izandako berdinketak

erreglamenduaren laurogeita hamabi puntu bat artikuluan ezarritakoaren arabera

euskadin hartu beharreko zerga neurriei buruzko eztabaida monografikoan taldeek aurkeztutako ebazpen proposamenen bozketan une honetan bozketa berriz egitea dagokigu hamabi bozketa egin beharko lirateke nire proposamena da taldeak egitea hau da alde batetik alderdi sozialistaren

eta euzko abertzalearenak arazorik ez baldin badaukazue

euskal talde sozialistaren proposamenak hemeretzia

berrogeita bia bozkatu dezakegu

escudero jauna ezin da txartela behar duzu

itxaso jauna argia piztuta daukazu txartela sartuta bai

berriro probatuko dugu escudero jauna prest

hogeita hamasei ez hogeita hamasei abstentzioak bat ondorioz ez dira onartu proposamen guztiak jarraian

bozkatuko dugu bozkatu dezakegu

abstentzioak bat ondorioz ez da onartu alderdi popularraren

eh bilduren erdibideko proposamena

hogeigarrena proposamena bozkatuko dira bozkatu dezakegu

ez dira onartu aurretik aipaturiko proposamen guztiak eta amaitzeko euzko abertzaleak taldearen bigarrena proposamena hirugarrena proposamena eta seigarrena proposamena bozkatuko ditugu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai hogeita hamasei ez hogeita hamasei abstentzioak bat ondorioz ez dira onartu euzko abertzalearen

gai zerrendako lehen puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako lege proposamena bizialdi osoko ikaskuntzari buruz aintzat hartzeari buruz

banatu zaizuen dokumentazioan daukazue jaurlaritzaren irizpidea eta horren bestez irakurri gabe eztabaidari ekingo diogu zuzenean aldeko txandan nortzuk parte hartu nahi dute

euskal talde sozialistaren celaá andereak dauka hitza

egun on bizialdi osorako lege proposamen honen aurkezpenean lehen talde sozialistaren izenean nire esker ona azaldu nahi diot jaurlaritzari proposamen honen aintzat hartzeari buruz agertu duen baiezko jarreragatik nire esker ona jakina aintzat

zabaldu nahi diet bide luzea egin zuen proposamen honek

proiektu bihurtu eta legebiltzar honetara igorria izan zen arte betidanik uste izan dut

adostasun zabal batean oinarritu behar direla eraginkorrak eta iraunkorrak izango baitira adostasuna indar

hezkuntza munduan lan egiten duten erakunde talde eta eragile guztien artean ere aste honetan bertan

euskal eskola publikoaren legea da hain zuzen ere diodanaren adibiderik garbiena adostasun

izan zen alegia hasiera hasieratik urratsen hasi ginena lege proposamen honi ekin genionetik bide luzeagoa eta behar bada neketsua izan zitekeen baina gabe proposamen bat bideratu ahal izateko hasi egoeraren diagnostikotik

eta azken idazkuntzaraino hainbat ahok eta hainbat eskuk utzi zuten bere arrastoa lege proposamen honetan

bildu ahal izan genuen proposamen honen ingurura bidezkoa da beraz lan eskerga hori behar den moduan balioestea

eustea eta aurretiaz egindakoaren abiapuntutik aurrera jarraitzea horregatik eskatzen dizuet orain proposamen gisa aurkezten dizuedana aintzat hartzearen alde bozka diezazuen bizialdi ikaskuntza asmo handiko lege proposamena da hitz gutxitan esateko eskema zaharkituak gainditu eta gizakion ikaskuntza prozesu pertsonala eta profesionala beste era batera antolatzeko bide emango zaio

lana eta prestakuntzaren arteko mugak malguak izango baitira eta modu berritu batean tartekatu uztartu eta txertatuko baitira gizakion garapen pertsonala

eta enplegua dira lege proposamenaren goiburuak pertsona da bizialdi osorako ikaskuntzaren erdigunea helburua gizakiei benetako hiritar gisa bizi diren gizartean baitan

hazkundea eskuratzea da horretarako beharrezkoak diren baliabideak eta bitartekoak egokitzen direlarik

pertsona guztien gaitasunak bizitza osoan zehar hobetzea lehentasuna emanez oinarrizko gaitasunen jabetzeari bide batez

prestakuntza ibilbideak malgutu nahi ditugu hezkuntza formala ez formala eta informala hobeki uztartuz eta lan esperientziaren bidez lortutako ezagutzak eta gaitasunak

bideak ezarriz prestakuntza bideak erraztu

eskaintzen dizkiguten abantaila guztiak baliatuz

jarri nahi ditugu eta ikaskuntza horiek enpleguarekin izan behar dituzten loturen eraginkortasuna areagotu enplegua baita edo hobeto esanda enplegu eza baita gure gizarteak pairatzen duen arazorik larriena hor jarri behar ditugu gure ahalegin guztiak beste helburu nagusi bat lanbide heziketaren benetako sistema integratu bat abian jartzea da sistema hau gai izan behar da pertsonen hasierako prestakuntzaz gain jaso dituzten ezagutzak etengabe berritzeko

sistemaren beharrei hobetu erantzun ahal izateko bizialdi osorako ikaskuntzaren lege proposamen hau erabat txertatzen da lisboa bi mila eta europa bi mila hogei estrategien eskakizunetan

ezinbesteko tresna gisa hartzen duten eskakizunetan

ondorioz bizialdi osorako ikaskuntza funtsezkoa baita ezagutzaren ekonomia eta informazioaren gizartea tankeratzekoan bai hazkunde ekonomikoaren ikuspegitik

eta halaber berrikuntzaren aukeren berdintasunaren eta inklusio sozialen aldetik ere gizakiok

eta etengabeei erantzuna emateko eta horretarako gaur aurkezten ari naizen lege proposamen hau tresna ezin hobea dela iruditzen zait horregatik eskatzen dizuet aintzat har dezazuela lege proposamen hau beharrezko eztabaida eta tramitazioaren ondoren

modurik azkarren eta hoberenean bete dezagun

jarraian euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

jarraian euzko abertzaleak taldearen ordezkari den arieta araunabeña jaunak dauka hitza

labur labur gu bat gatoz jaurlaritzak emandako

hau da lege proposamena aintzat hartzearen aldeko jarrera agertzea baina beharrezkoa ikusten da legegintzako ekimenaren edukia orekatzea

lanbide heziketak eta gainerako agenteek eta prestakuntzarako eta eskumen eskurapenerako eremuek duten paperari dagokionez

unibertsitateak eta irakaskuntza gainerako agenteek bizialdi osoko

era berean lanbide heziketari buruzko lege proiektu batera

zerikusia duten arloak lege proposamen horretan araututa daudenak besterik

aurkako txandan ez du inork parte hartu behar erantzuteko txanda

eztabaida amaituta botoetara jartzen da lege proposamena tinbrea joko dugu

aintzat hartzen den ala ez bozkatu dezakegu

berrogeita hamaika abstentzioak hogeita bat ondorioz

jarraian botoa azaltzeko txanda eh bildu taldearen ordezkaria den agirrezabala jaunak dauka hitza

izan ere bat gatoz balizko helburu orokorrarekin baina ez gatoz bat testuan zehar nola garatzen den

atal ugariekin alderdi sozialistak oso garrantzitsutzat jo zuen lege hau aurreko lege aldian

bizialdi osorako ikaskuntzaren eskubide pertsonala horrela esan bada ere lege proposamenak ez du aitortzen eskubide hori beraz lege tresna egiteko arrazoi nagusia desagertu

ezingo da bizialdi osorako ikaskuntzaren lege bat onartu baldin eta eskubide hau jasota ez badago

egingo du bere proposamenetan hitzaurrean lege honen testu inguru orokorra aipatzen da bat dator europatik eta euskadiko liburu zurian egindako bidearekin diskurtso mailan baina gero

galdu egiten da lege proposamenak irakaskuntza arautuari heltzen dio lanbide heziketako ikuspegi soiletik eta horrek bizi aldi osorako ikaskuntzak duen filosofia behera uzten du ez hori bakarrik ez du pertsona jartzen ikasteko prozesuaren erdigunean eta hau funtsezkoa da pertsona

eta sozialean eta lege proposamen honek ez du hau egiten prestakuntzaz gehiago mintzo da prestakuntza sistemaren ikuspegitik eta ia ezer ez ikasketaz edo aprendizaiaz duen helburua funtsean hauxe da

nagusiki formalak eta garatu beharreko gaiak eta ez gaitasunak eskuratzeko prozesu pertsonal eta komunitarioak adibidez antolakuntza esparrua ez dago behar beste garatua gaitasunak eskuratzeko esparru gisa azken batean ez du bereganatzen bizialdi osorako ikaskuntzaren filosofia

eta horrek pertsonen garapen integralarekin duen harremana modu ezberdina bestalde bizitza osoko ikaskuntzaren lege batek beharko lukeen ikuspegi transbertsala edo zeharkakoa ez du honek gobernu osoa inplikatzen du ez hezkuntza eta enplegua bakarrik hemen esan den bezala hau oso mugatua da

inplikatzen dituen jarduerak eta ekimenak beste sailetan ere egon behar dute txertatuak hala nola

kiroletan musikan ondarean eitbn baina baita ere industrian turismoan

arrantzan eta ingurumenean ere lege proposamen honetan galdu egiten da gobernu osoko ekintza eta ikuspegia eta beraz oso mugatua jaioko da baldin eta orain dagoen bezala jaiotzen bada zera aditzera ematen du hezkuntza barruan egindako ikuspegi batekin egina dagoela baina ez daukala anbiziorik ezta bisiorik ere eh bilduk lan egingo du hau gerta ez dadin

oso mugatua eta onartezina gure ikuspuntutik las personas destinatarias

de la vida aurretik esan dugu hezkuntzatik egindako lege proposamena dela hezkuntza sailean kokatuta ere mugatua da oso gure ikuspuntutik

oso mugatua da jakina da autonomia dutela baina beste modu batean inplikatu daitezke unibertsitateak eskaintza informal guztia galdu egiten da proposamen lege honen bidez zergatik inplikatzen dira urrutiko ikaskuntzan edo mugikortasunean

de organismos bestalde eta oso deigarria eta kritikagarria da azken xedapenetako lehenengoa izeneko

legegintza dekretua aldatzeko eta kapitulu berri oso bat ezartzeko baliatzen da tasak kobratu ahal izateko ez da ulertzen nola onartu den hau aurreko gobernuan bukatze aldera presidente andrea eh bilduk kezka asko ditu

balizko helburu orokorrarekin bat gatoz proposamen garaian hemen esandakoei erreparatuko diegu

beste batzuei ere hizkuntzen trataerari euskarari erreparatuz izan ere herri administrazioaren hizkuntza normalizatzeko zuzendariak bere txostenean

oso kezkati guk honi ere erreparatuko diogu baita ere erreparatuko diogu baliabideei eta finantziazioari

diru publikoz mantenutako zerbitzuak pribatuetan egin beharreko kontrolei

beraiek horrela eskatu dutelako nahiz eta gutxi entzun zaien eta euskadiko eskola kontseiluak ere hau ere eskatu zuen epa edo helduen hezkuntza iraunkorreko gaiari ere zeren aipamenik egin ez da egiten beraz isladatu nahi dut ere kamara honetan agente askok esandakoa salagarria delako

eskerrik asko presidente andrea salatu nahi dut baita ere esaten nuen lege proposamenean egindako kudeaketa eta prozedura beraietako askok esaten ziguten
partehartzea ez dela bermatu besterik ez eskerrik asko eskerrik asko

eh bildu legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena donostiako metroaren inguruan

proposamena egin duen taldearen txanda eh bildu taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko beitialarrangoitia andrea zurea da hitza

mila esker egun on denoi donostiako metroaren gaia ekarri nahi izan dugu hona

izendapenetik hasi beharko genuke egia esan inportanteena ez da izendapena bera

daukagun zer garraio zerbitzu ematen zaigun eta gure beharrak betetzen dituen ala ez

izenarekin ere bilatu nahi izan dela nahasketa eta nolabait ere gaur aztertzera gatozen zati zehatz horri dagokionez pasanteari dagokionez lugaritz kontxa kontxa easo biltzen duen zonaldeari buruz

nolabait ere nahaspilatu nahi izan dela topoaren inguruko jarrerarekin ze gainerako gipuzkoako tren zerbitzuak hobekuntzak behar dituela

aldiz pasanteari dagokiona ez eta horren adibide da nola aurreko eusko jaurlaritzak

gastatu zuten ia bi miloi euro hemeretzi geltokitako izena aldatzen

horretan ez zegoenean ematen zitzaigun argudioetako bat zen iraupenetan eta aldirokotasunean lortzen zirela

eta erdi minutuz behin tren bazegoelako eta horrela da baina horrela da goizean bi orduz eguerdian bi orduz

gainerakoetan media hamabost minutukoa baita

ez da egia trenarekin bat ez gatozenik eta trenaren hobekuntzarekin bat ez gatozenik are eta kontrakoa esango nuke uste dugu

gipuzkoak dituen gainerako beharrak eta gainerako behar horietan nagusiki daude bikoizketak eta banalizazioak horiek direlako benetan tren zerbitzu hobea maizago emateko modua emango digutenak

lehentasunak beste batzuk direla ikusteko adibide xume batzuk ematea nahikoa da

ordu bete eta hogeita bat minutu behar ditu herritar batek egia da

orduro dauka trena hori ere bai zumaiatik amarara ordu erdiro dago aste barruan beste gauza diferente bat da topoaren kasuan

baino badaude ordu bete eta hogeita bat minutu behar dituztenak trenez bere herrialdearen barruan hiriburura lotzeko

zertan garraioa hobetu bada baina irizpideak ez dira pasantearen alde egiten dutenen irizpideak izan behar egokitu behar ditugu herritarren

iraunkorra izango den jasangarria izango den garraio bat behar dugu eta ez soilik hiriburuari begiratuko diona ez soilik hiriburura nola gerturatu pentsatuko duena edo hiriburu ingurua hiriburuarekin nola lotuko duen baizik eta gipuzkoa bera

eta gaur egun esan genezake garraio zerbitzuari dagokionez desorekak oraindik ere gaur gaurkoz nahiz eta pauso asko eman diren galantak direla horregatik esan nahi diogu gaur

guk ez dugula hau herrialdekerien arteko eztabaida bezala ulertu nahi

garraioan hobekuntzak egin daitezen gipuzkoan baina akaso jeltzaleek bizkaiaren alde egin dutela argudio bezala erabilita ez diezaiegun gipuzkoari behar ez duena jarri eta pasantea ez du behar jar diezaiegun behar duena baino ez behar ez duena

inbertitu dezagun benetan behar dugun horretan eta horretan batera izango gaituzue

nola edo hala metroa gaizki presaka eta agintaldia bukatu aurretik martxan jarri nahi izate hori ez da ez zilegia ez justua eta

ez da legala ere ez dela izan eta eusko alderdi jeltzaleari dagokionez badakizue beraiekin erdibideko bat adostu dugula erdibidekoek hori izaten dute normalki baten eta bestearen posizioak mugitu egiten direla gu egia esan pozten gara

posizio aldaketa hori eman dela eta pozten gara egin dugun erdibideko horretan aipatzen diren printzipio batzuengatik eta printzipio horiek suposatzen dutenagatik iraunkortasuna beharretara egokitutako garraioa poztu ginen bezala ana oregi sailburuari entzun genionean bera hemen dagoenez hain justu ere

eztabaidan argituko zaizkigun hainbat galdera bai agerraldian bai idatzi dugun horretan baita

elkarrizketetan oraindik argitu gabeko gauza batzuk ikusten ditugu hemen arantxa tapia ere badago berak ere prozesu luze hau ederki asko ezagutzen du ere bai zure sailean dagoen sailburuordeak ere bai

metroa tranbia egia da eboluzio bat eman dela eta oraingo honetan oraindik zalantza batzuk ditugu bai edo ez erantzuteko moduko zalantza horietako batzuk gainera egia da orain proposatzen ari garena elkarrekin eta guretzat aurrerapauso oso garrantzitsua da esleipen horietan atzera egitea

ez dagoelako adostasuna bertako erakundeekin eta gainera ez delako iraunkorrena eta ez delako egokiena

lehentasunezkoa da bai ala ez faraonikoa da bai ala ez hori da gipuzkoak behar duena horrelako galderak gustatuko litzaidake argitzea akaso gaur ez ditugu argituko izango dugu denbora hemendik aurrera ere

arituko garelako eta gainera lehen altza aipatu dut eta altzan badagoelako proiektu bat martxan erdizkako proiektu bat eta ez osoa hor ere dirurik ez zegoelako

bere garaian eusko alderdi jeltzaleak bazuen beste proiektu bat bazuen beste proiektu bat

altzari berari zerbitzua emateaz gain trintxerperi ere ematea bilatzen zuena gainera gaur egun pasai antxok erdian duen zauri ikaragarri hori etxe artean trena pasatzen duen zauri oso ezaguna pasaitarrentzat nolabait ere soluzionatzea bilatzen zuena beno horrelako proiektuak bermatuko dira

horrelako gauzak adibidez guri gustatuko litzaiguke argitzen joatea baina

gaur hemen ematen dugun urratsa guretzat urrats inportantea dela baina iruditzen zaigu alderdi guztien aldetik esaten direnak esanda ondo legokeela eibarkoei edo altzakoei

edo benetan gure lehentasuna ote den batzuk defenditzen ari diren bezala

nahiz eta parean denok ahoa betetzen dugun esanez donostiak daukan garraio publiko zerbitzua ezin hobea dela

hain aukera ona beste alternatiba batzuk seguru badaudela donostira hurbiltzeko donosti zeharkatuz gipuzkoan zehar eta gipuzkoatik kanporako gainerako herrialdeekin lotzeko guk aurreko gobernu sozialistak zer nahi zuen oso garbi daukagu bere lehentasuna pasantea egitea zen ehun milioi gastatzea zulo bat eginez biderkatuko zen kopurua ze horrekin ez genuen trena inondik ere martxan jartzen eta gainera gauzak presaka korrika eta gaizki egin dira kapritxo baten modura eraman direla esango nuke eta interes orokorra ahaztu egin zaiela eta horregatik utzi diguten panorama eta nik datu batzuk emango ditut ilustratzeko utzi diguten panorama

demanda azterketa adibidez proiektua egin ondoren egin da normalean demanda azterketak egiten dira eta ondoren egiten dira proiektuak eta ez alderantziz eta hori gutxi ez balitz bi hilabeteko kopuruan aldatu egiten dira prebisioak

pertsonak erabiliko zutela egunero azarorako hogeita hamar milioi ziren ez da oso serioa bi hilabeteetan horrela kalkuluak aldatzea are gehiago ez dakit gipuzkoar guztiok egunero lanak utzita metroa gora eta behera ibili behar ote dugun hori betetzeko edo nola demontre demostratzen den hori

gipuzkoarrok eta gainerakook baina gainera nahi dute kalkuluen arabera hala balitz lau bidaiari aritzea metro koadroko

eta hori ere ez zaigu iruditzen denik ez iraunkorra ez jasangarria ez modernoa ez ezer

martxan jarri da eta lehenengo hilabeteko datuei erreparatzen baldin badiegu

baina ez gutxi ehuneko berrogeita hemezortzi gutxiago erabiltzen ari da trena

arrazoi diferenteak daude intxaurrondo gertatzen dena gertatzeko seguruena kokapena daukan malda

eta oso seguruenera autobusak ere zerbitzu oso onak ematen diela

jarrera bi mila hamabiko azaroan iritzi zen eraikuntza proiektua udaletxera obren esleipena egin eta gero hori bera onartu ezina da

horrelako afekzioak izango dituen proiektu batekin eta bere udalarekin kontatu gabe pentsa noraino azkenean oraindik oker ez banaiz ez bada egun hauetako kontua behintzat udalak

gaur gaurkoz eta batzuk obra martxan jarri nahi izan zuten nola edo hala urtea bukatu aurretik

hasteko baina noski interes orokorrekoa dela esateak obra batek ez du esan nahi hori egiteko lurrak ez direnik okupatu behar eta okupazioak eta ez direnik egin behar

zuhaizti batzuk tartean zeudela eta apeo protokoloak eginez egitea beharrezkoa da batzuk legea betetzearen hain zaleak zaretenez ba ez zeuden eginda beraz

korrika eta gaizki egiten ari zen eta ez da gu udalean gaudelako oztopo jarri dugulako gauzak horrela direlako eta hori ere onartu ezinagoa da berriro diot

akaso zazpi zortzi urteko obra bat kale askotan eragin handia izango duena

sartu irtenean komertzioaren bizi iraupenean esaiozu komertzio bati zortzi urtez bere kalea itxita edukiko duela eta ixteko ea nondik errekuperatzen duen bere negozioa ondoren eta horiek guztiak ez dira aztertu udalarekin

ahalegina egin aurretik bakarrik dbusek egiten zuen kalkuluak esaten zuen hamabost lineari eragiten ziola erabiltzaileen ehuneko hirurogeita hamarari eta beraz

autobus bidaiari eragiten ziela obra horren afekzioak ez gara gauza txikietaz ari gauza oso handietaz ari gara

buen pastor parean san martin kalea hain garrantzitsua den kale hori

eta hori ez bada udaletxearekin lotzen ez badira gauzak ondo egiten obra hori izan edo beste bat izan obra gustatu edo ez gustatu hori hiri batean kaosa da

horregatik guztiagatik gaur guk aurkeztu genuen idatzia eta

erdibideko horrek ere jasotzen dituela guretzat garrantzitsuak ziren hiru puntuak

eta ez dezala inork kalte ordainen gaia atera zeren kalte ordainen kontua beti erabiltzen da aitzaki bezala

arrazoi objektiboak legalak ere badaudela hau gelditu ahal izateko kosturik gabe

jaunak enpeinatzen den esaten geldiezina dela

gelditu daiteke eta hemen ganbara honetan gaur horren aldeko borondatea ikusi egingo da afekzioak eta dena delakoak ez direlako aztertu

eta nabarmen geratu da gai honen inguruan esan diren gauza asko gezur direla zeren nik esan dudan hau udalarekiko jarrerari dagokionez ukatu ere egin da prentsan esan ere egin da udalak

eta nabarmena da ez dela hori egia beste kontu bat ere badago hor hain justu guk sartzen genuena eta

begirunea begirunea instituzioekiko eta begirunea bere baitan pairatu behar dutenekiko kasu honetan

eta beste puntua eta garrantzitsua guretzat esango nuke erdigunean dagoena

gipuzkoako eta donostia aldeko garraioaren hobekuntzan jarri behar dira hobekuntzak egiteko badaude berriro diot ez dut ukatuko ez direnik urratsak eman azkeneko urtetan ere egin dira linea bikoizketak banalizazioak ere bai

eta altzakoa da adibide bat erdia egingo da eta fondo de saco moduko bat egingo zaio sartu eta irten ez dagoelako dirurik osoa egiteko baina pasantea egiteko

altzako herritarrak baino pasantea zen lehentasuna alegia erdigunean

indarra donostiak baduelako

eta zer mejoratua bereziki inguruneetan dagoelako eta bide batez

donostiak aspaldian ez galdu duen aukera ezin hobea autobus estazioa

amaitzeko nik uste dut jarrerak argitzeko garaia dela urte gehiegi daramagu gai honekin obrak gelditzeko garaia dela zer behar duen gipuzkoak pentsatzeko garaia dela

krisi garaiak dira momenturik egokienak gure mugikortasun ohiturak aldatzeko

inbertsioak egiteko garaia ere bai ahal den neurrian baina egiteko garaia ere bai baina beti ere lehentasunak ondo markatuz eta lehentasunak herritarren eguneroko beharrak dira ez kapritxo bat ez proiektu bat defendatzen duen politakariek erabakitzen dituztenak

eskerrik asko beitialarrangoitia andrea zuzenketak aurkeztu dituzten taldeen txanda mistoa

eskerrik asko arriola jauna euskal talde popularraren ordezkaria den semper jaunak dauka hitza

eskerrik asko semper jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkari den bakero andereak dauka hitza

gaur gauza asko esan dira hemen eta esaten hari dira nik lehenengo parte honetan

diskurtsoa defendatuko dut eta bigarren partean saiatuko nahiz hemen esan diren zenbait gauzei erantzuten ez naiz sartuko demogogietan nik gipuzkoarra naiz urnietarra naiz donostialdekoa naiz

debate huts hauetan ea zein gehiago bizkaia gipuzkoa edo araba

bezala aurreko legealditik erabili eta erabiltzen den proiektu kontzeptu hori donostiako zentruko lurrazpiko pasantea altza lotzeko proiektu eta

planteatzen zen irtenbidea ez ezik gainontzeko obrak zeren asko dira etsko inbertsio planetan barneratuta daude eta bi mila zazpi bi mila hamabi

obra hauek aldiz ez dute izan inolako planteatu diren pasante berri hauek

ez dute izan kabida planifikazio orokor batean gero esplikatuko dudan bezala esan genezake beraz gaurko lokan jartzen dena ez dela donostialdeko metroa baizik eta donostian planteatzen den pasante oso gauza ezberdinak baitira eta hemen interesen arabera nahastu izan direnak egia da orain ez duela alderdi sozialistak gobernatzen eta dakizuen bezala gure taldeari erretrobisoreari begira

baina kasualitatez aurreko sailburu zenak ganbera honetan egoteak eta debate honetan

aukera eman digunean nik gauza batzuk galdera batzuk ere luzatu nahiko nizkioke eta proposamen batzuk egin

bi mila bederatzigarrena urteko irailean egia da eusko jaurlaritzak eta foru aldundiak

elkarlan hitzarmena sinatzen dutenetik eta hori da titulua finantziaziorako elkarlan hitzarmena eta azterketa

gaurko foru aldundiarekin gobernuarekin egindako elkarlana eta bete ahal du gobernuak bertan hartzen zituen

erantzuteko txandan eh bildu taldearen ordezkaria den beitialarrangoitia andreak dauka hitza

beraz egia da egin diren txapuzak gauzak presaka eta gaizki egin direla

kapritxo bat bezala aritu zaretela itxuraz egia da hona ekarri duzuna izan da lehenengo aldiz proiektua aurkeztera etorriko bazina bezala paperak aguantatzen duen diskurtso elegante horietako bat alde onak abantailak eta esaten dituenak baina nik bi datu eman ditut

bat egiten ez duela esateko eta da bi mila hamaikako abuztuan hogei milioi erabiltzaile aurrikusten zenean bi mila hamaikako azaroan hogeita hamar zirela

hamar milioi handitzen baditugu kalkuloak oso kalkulo tajuzkoak izango dira hasieratik baina azkar aldatzen direnerako

eta hori ere oso datu praktikoa da martxan dagoen datu bat da hain epe motzera egin diren kalkuloek hain azkar erratzen badute kalkuloa ehuneko berrogeita hemezortzian ba paperean

eta maribel vaquerok ere berriro esan dizu kontua da metroaren izendapenarekin nolabait ere nahastu nahi izan dela besteok ere topoaren eta

aldekoak gara baina batzuk metroaren izendapenean jarri duzue diru eta interes gehiago eta horren inguruan gauzak nahasten

eta kuriosoa egiten zait zuk riberaseko interkanbiadorea aipatzea eta baita ere semper jaunak

hain garrantzitsua da riberaseko lokalizazioa bertan autobus geltokia egin izan balitz edo proiektua han kokatzeko balego donostian primeran litzatekeela renfe euskotren autobusa baina ez

bilatzen duen toki batean kokatzen da eta semper ek esan du gainera beti aldatzea ez da ona eta onerako denean ba aldatu presizoki gai honetan zuek aldatu duzue jarrera beraz beno ba bai argudio hori norberarentzat ere baliagarria da hemen kontua bat da

garraio politika irizpide batzuen arabera eredu kontua da efektibamente semper jauna eredu kontua da

ez donostia metropolitanoari bakarrik eta desorekak galantak dira

eta gu ez gara denari ezetz esaten diotenak baizik eta nola edo hala baietz eta alternatiba bakar bezala balitz aurkezten zaiguna

euskotrenek mejoratzeko moduak baditu baina alternatiba bakarra ez du zertan pasanteak izan behar badirudi modu bakarra dela ia ezertan bizitzan ez dago alternatiba bakarra eta garraioan esango nuke are gutxiago eta horrez aparte esan nahi nuke ere esaten duzuela bilboko konparaketa egiten duzu nik hasieran esan dizut semper jauna

baina horrek ez du edozer gauza euskal herria bildu taldean gipuzkoar asko gaude gipuzkoan bizi gara gipuzkoan jaio izan gara gipuzkoan nahi dugu jarraitu eta gipuzkoa ordezkatzen dugu hemen

moderno eta aurrerakoi batekin hori bai nahi dugu eta ez gara horregatik

ez dut lehia hori zurekin egingo ez da herrialdekeri kontua badugu garaia ere gauza askotan herri bezala pentsatzen hasteko eta ez herrialdekerietan aritzeko eta eska diezaiegun sailari benetan gipuzkoak behar dituen inbertsioak egin dezala

baina ez konparaketagatik besterik gabe horrek ez du pasantea justifikatzen

ez pasantea bere horretan badirudi bakarrik proiektuaren inguruan

eta bukatzeko esan nahi nioke arriola jaunari guzti honetan arazo bat egon dela arriola jaunari ahaztu egin zitzaiola

juan carlos izagirre zegoela eta gauzak adostu egin behar zirela ez afekzioak ez proiektua bidali lehen esan dudan bezala

eta gipuzkoako diputazioarekin ere inposatu nahi finantziatzea baina ez adostasuna eta gasco jaunari ahaztu egin zitzaion

eta garraio sailburuorde bezala bai gipuzkoaren eta baita gainerako bi herrialdeen garraio beharrak begiratu behar zituela eta nola edo hala kosta ala kosta

interes orokorra albora utzita eta nolabaiteko salmenta interesak aurretik jarriz txapuza asko eginez hemen enumeratu dudan bezala eta orain hain erraza utziz

proiektu honetan atzera egiteko aukera besterik ez eskerrik asko eskerrik asko beitialarrangoitia andrea

euskal sozialistak taldearen ordezkaria den arriola jaunak dauka hitza

este proyecto y condenamos a gipuzkoa eskerrik asko arriola jauna euskal talde popularraren ordezkaria den semper jauna

ni gipuzkoa muchas gracias eskerrik asko semper jauna amaitzeko

bilduko mariani erantzunez bakarrik gauzatxo bat intermodalitateko debatea ez da berria legebiltzar honetan

zu berria zara hemen baina intermodalitatea hitza behin baino gehiagotan aipatu izan dugu

gai horri buruz komentatu dezake eta komentario gehiago egin ditzake

eskerrik asko vaquero andrea amaitu da eztabaida

erdibideko zuzenketa bozkatu dezakegu

emandako botoak hirurogeita hamairu bai berrogeita zazpi ez

onartuta geratu da gai zerrendako hirugarren puntua euskal sozialistak legebiltzar taldeak egindako legez besteko proposamena forondako aireportuari eztabaida eta behin betiko ebazpena proposamena egin duen taldearen txanda euskal sozialistak taldearen ordezkariak dauka hitza bere ekimena aurkezteko eta aldezteko

talde popularraren ordezkaria den barrio jaunak dauka hitza

misota upyd taldearen ordezkaria den maneiro jaunak dauka hitza

eskerrik asko maneiro jauna euzko abertzaleak taldearen ordezkari den aldaiturriaga jaunak dauka hitza

eskerrik asko presidente andrea sailburu andrea

eh bildu taldearen ordezkaria den lópez de munain